egun on sailburuok legebiltzarkideok osasun arloko profesionalek jasotzen dituzten erasoak

bai modu txarrak bai agresio fisiko edo berbalak errealitate bat da eta botere publiko guztien ardura

arazo horrek tratamendu multidiziplinala behar du oinarrizko printzipio batetik agresioen aurrean zero tolerantzia eta sanitarioen erasoen aurrean ere zero tolerantzia edozein

aurrean bezala osasun arloko profesionalek egiten duten lana gizartearen zerbitzura dago eta konfiantza da ezaugarri nagusia horregatik

profesionalei egindako agresioak kaltegarriak dira bai osasunerako

horrek esan dezakegu eragina daukala osasun arloan

eskerrik asko garrido andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den blanco andreak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburua legebiltzarkideok egun on zoritxarrez

legebiltzarrean asko hitz egin da osasuneko profesionalei egindako erasoen inguruan eta guztiz logikoa da

dagoelako eta datuak kezkatzekoak direlako bi mila hamairuan laurehun eta hiru eraso erroldatu ziren eta horien artean

hirurehun eta zortzi emakumeak ziren indarkeria

familiaren baitako indarkerian zahartzaroan gertatzen diren tratu txarretan arazo larri hauen aurrean beti emakumeen

arazo larri hauetan osakidetzan kasu honetan ere bai eta gehienetan erizain artean ematen dira haiek direlako pazienteekin daukaten harreman zuzenegia laurehun eta hiru erasoak erroldatuak

izango dira beste esparru batzuetan gertatzen den bezala eraso guztiak ez baitira salatzen eraso kopurua harritzekoa da zalantzarik gabe baina aldi berean kasu bakarra egonda ere

kezka bera izango genuke eta datu horien aurrean argi geratzen da egin beharko dela aurrerapauso sendoak eta benetakoak eman behar direla

osasuneko profesionalek lasaitasunez eta normaltasunez lan egiteko eta euren arreta eta gogo guztia pazienteen arretan

agerraldia entzun ondoren argi geratu ziren gaur egun dauden neurri guztiak arazo honi aurre egiteko baina gure ustez askoz gehiago egin dezakegu alde batetik protokoloa dago baina protokolo horrek

bakarrik jartzen da martxan erasoa gertatu ondoren beste aldetik

de seguimiento de agresiones delakoa dago bi mila zortzian sortu zen eta legebiltzar honetan behin baino gehiagotan salatu izan da

inoperantzia dirudienez behatoki hori ez da inoiz bildu esan dezakegu inoiz behatzen ez duen behatokia dela badaude

botoia baina zertarako balio du tresna honek larrialdi egoera batean erantzunen txanda sei edo zazpi minutukoa bada batzuetan ezertarako ere ez eta azken neurria orain dela gutxi ezagutu genuen bezala galdetegi bat

gure iritziz neurri hauek partxeak baino ez dira

argi dugu eraso bakoitzaren atzean ikerketa egon behar dela baina soluzioa ere bai eta eraso hori ez gertatzeko prebentzioa eta formakuntza garrantzitsuak dira oso prebentzioa erasoa ez gauzatzeko eta formakuntza momentu larri hau heltzen bada

profesionalen artean argi geratzeko nola jokatu behar duten era koordinatu batean eta profesionalentzako galdetegi batekin ez dugu asko lortuko horregatik adostutako

joan gara dudarik gabe horixe izan da testua sinatzeko arrazoi nagusia

on bat lortu dugula eh bildu taldearen osoz osoko zuzenketan agertzen diren ildo nagusiak jaso direla ere bai

aukera daukagula eta planteatzen ari garen neurri

lortuko dugula urte asko gehiegi igaro dira elkarlanerako neurri zuzentzaileek eragin gabe eta izugarrizko aukera daukagu

ez bakarrik gobernuari sostengua ematen dion alderdiak sinatu duelako baizik eta darpón sailburuari entzundakoagatik

será bienvenida ba darpón jauna hemen daukazu talde gehienok

ekimen bat eskerrik asko blanco andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den roncal andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on legebiltzarkideok

eskerrik asko roncal andrea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

norbaitek hitza hartu behar du

botoetara jarriko dugu euskal talde popularrak euskal sozialistak

erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka

gai zerrendako laugarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena anoetako estadioa birmoldatzeko

egindako hamar milioi euroko ekarpenari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den zaballos jaunak dauka hitza

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den sémper jaunak dauka hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andereak dauka hitza

sailburuak egun on guztioi guk

ez dugu arazorik errealak anoetako estadioa berregituratzeko duen asmoarekin ez gaude aurka baina ez dugu konpartitzen eta hori

erakunde publikoetatik guztion diru publikoa bideratzearekin iruditzen zaigu ez dela

arduraz jokatzea serio jokatzea ikusita momentu honetan daukagun errealitate sozio ekonomikoa eta momentu honetan

orduan askotan harritu egiten nau badirudielako hemen bakoitzak oso errealitate desberdinetan bizi garela

aurtengo tenporadan hiru bat partidu ez nituen ikusiko

txartela ordaintzen dut eta hamabostero ikusten dut zer mugimendu dagoen anoetaren inguruan

eta ez gaude alde jaurlaritzak ere diru hori bideratzea berregituraketa horretara

erakunde guztietan ez da lehentasuna ezin da izan lehen esan dudan bezala bizitzen ari garen egoera honetan erakunde publiko baten lehentasuna lehentasuna

bazterketan dauden pertsonak izan beharko lirateke lehentasuna

lehentasuna langabezian dauden pertsonak izan beharko

hezkuntza osasun sistema zerbitzu sozialak herritar guztiek

estaldura eskaintzea kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzea eta gero gerokoak eta gero gerokoak hemen erreferentzia pertsonak eta ez erreferentzia arkitektonikoak erreferentzia arkitektonikoak ere beharko ditugu baina lehenengo pertsonak

eta luze hitz egin genezake adibide desberdinak jarriz mahai gainean eta kirola ere noski izan behar dela lehentasuna kirola ere bai

hasi eskola kirolaz formakuntzaz partehartze kirolaz prebentzioaz

osasuna eta hezkuntza eta kirola lotzeko aurrekoan kirol batzordean

jaurlaritzaren kirolaren aurrekontuak miserableak ziren zazpi milioi euro eta orain obra batetarako hamar milioi jarriko ditugu ze kirol proiektu ari gara

bultzatzen beraz badirudi jaurlaritzak badituela hamar milioi euro

eta jaurlaritzak ez dauka dirurik ba diru sarrerak bermatzeko errenta zabaltzeko eta errolda hiru urtetatik urte batetarako baldintzara jaisteko edo eta ez dauka dirurik larrialdietako diru laguntzaren

udaletxeei bost milioi euro emateko eta horren ordez bakarrik bi milioi euro jarri zituenean edo ez dauka dirurik botiken berrordainketarako diru funts bat

indargabetzeko diru futs bat jartzeko hemezortzi milioi euro bakarrik hemezortzi milako errentatik beherako pertsonei

onura egiteko eta gainera hesi lasterketa bat egin behar dute pertsonak papeleoan hesi lasterketa bat botiken berrordainketa hori

hainbeste aldarrikatzen ditugun gure ekonomiaren zutabeak diren enpresa txikiei abalak eta likideza lortzeko behar dituzten neurriak aktibatzeko eta luze jarrai genezake luze jarrai genezake momentu honetan ditugun beharretaz

eta hor argi frogatzen da jaurlaritzaren lehentasunak ez direla pertsonak pertsonak oso urruti geratzen zaizkiola

populismo merkean oinarritutako politika egitea eraikin handiak ikusgarriak nahiz eta horrek suposatu inora ez doazen trenak eraikitzea

dauden ospitaleak baina hori bai titularrak ematen dute eta oso politak

nahi duena zilegi da erakunde pribatua den aldetik bere egitasmoak izan ditzake baina administrazio publikoak erantzukizunez jokatu behar du

eta horretarako momentu honetan gure ustez erantzukizunez jokatzea da pertsona ardatz izatea eta pertsonen beharretara urgentzietara

bideratzea eta horrek eskatzen du politika errealistak xumeak eta kudeaketa ona noski politika eredu horrek ez du titularrik ematen beraz bai eskatuko genioke jaurlaritzari

hausnarketa bat eta lehen esan dudana euskal herria bilduk

eta hori egin du eta egiten jarraituko du administratiboki teknikoki prozesua proiektu horrek errealak duen egitasmoa bideragarri izan dezan bere esku dagoen guztia egiteko eta horrela egin du lurzoruaren

prozesuaren inguruan ahobatekotasuna dago nahiz eta ahobatekotasuna ez den egon eta oposizioak donostiako udala behartu zuen edifikabilidadea areagotzera espazio tertziarioen inguruko espazio batzuk sortzera baina gero salaketa bat egon zen eta epaiketak donostiako gobernuari arrazoia eman dio orduan

beste lehentasun batzuk daudelako aldundiak berdina aldundiak esan du obra horretarako

baina prest dago inguruko kirol eremuan laguntzeko eta

kirol etxean hogeita hamar langileek lan egiten dute

hor daude kokatuak eta arratsaldetan mugimendu handia aurki genezake

ze egitasmo dagoen gero ere entzun dugu kutxabank

publizitatearen ordainetan kutxabankek etxeetatik kaleratzen dituzten pertsonek ere herritarrek ere gustura eramango zuten kamiseta bat publizitatearekin kutxabank beraien etxeetatik ez balituzkete kaleratuko

egiteko eta gogoratu behar dugu kutxabank dela eaen

bankua beraz hau da dagoen errealitatea agian guztiok ez dugu gizarte errealitate berdina konpartitzen errealitate desberdinetan bizi gara baina guk garbi daukagu eta esaten dugu errealarekin gaude

kirol proiektua defendatzen dugu babesten dugu eta horretarako behar den guztia egingo dugu baina desberdindu behar da kirol proiektua pertsonak eta obrak

ez dela oso zaharra eta zaharkitua eta igandetan

hutsik eskerrik asko ubera andrea
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arieta araunabeña jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok egun on denoi beno nik ez dut errepikatuko

duen proiektu honek onura sozialak baina

da gipuzkoako lurralde historikoan masa sozial handiagoa duen klubari zerbitzu egokia eskaintzea da erabiltzen ez diren pista batzuk kentzea eta ondoko estadio txikia

mila metro karratu gorako azalera bat prestatzeko eta gipuzkoan kokatuta dauden euskal federazioen premiei erantzuna emateko eta azkenik belar jokoei zelai bat eraikitzea

bilduri galdera zuzenak ados al zaudete anoetako birmoldaketarekin

bere finantzaketarako nola egingo zenukete

erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

zaballos jauna sémper jauna zurea da hitza

eskerrik asko sémper jauna eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andrea zurea da hitza

nik pentsatzen nuen homilia zaleak jeltzaleak zirela jainkoa

gu errealistak gara agian bakoitzak hemen gauzak bere betaurrekoekin ikusten ditu baina ez duguna ulertzen da

anoetako estadioaren obra estrategikoa hau da aulki batzuk gehitzea aurpegi garbiketa bat estrategikoa estrategiakoa donostiarrentzat estrategikoa

hori ez dut ulertzen hemen ikusten ari garena da estrategikoa dena eajrentzat dela harria edozer gauza edozer gauza baina harri puska bat daukana pertsonak egin beharko duguna da gure poltsikoa harriz bete eta horrela estrategikoak izango gara

eta eajrentzat eskatzen duguna da

ongi iruditzen zaigu zilegi iruditzen zaigu babesten dugu proiektu hori errealarentzat estrategikoa izatea

diru publikoaz ari gara hitz egiten eta erakundeok diru publikoa gestionatzen dugu guztion diru publikoa eta iruditzen zaigu momentu honetan beste lehentasun batzuk daudela eta atzo eajko bozeramailea ere egon zen hezkuntza batzordean eta ikusi zuen zein zen errealitatea

zabalgana auzoan dauden hainbat familia bostehun eta piko ume plaza gabe

sopuertan ez dago eskola publikorik garraio publiko gabezia ikaragarria

ari gara oinarri oinarrizko zerbitzuak administraziotik

eta momentu honetan gisa horretako obra bat ditugun gabeziak eta hutsuneen aurretik planteatzea

errealarentzat bai izango da eta normala da bera eske aritzea baina guk perspektiba batekin jokatu behar dugu eta ekintzaileak izan behar gara noski ezin garela geratu are gutxiago krisian egonda eta gauden egoeran baina pertsonak

zein den errealitatea errealitatea izan beharko litzateke langabezian dauden pertsonei lanpostuak sortzea ikastetxerik ez duten umeei

publiko erabiltzaileei zerbitzu guztiak eskaintzea eta luze jarrai genezake luze eta hori da ekintzaileak izatea eta agian hori guztia betetzen baldin badugu ba edukiko dugu dirua ere

obra hori egiteko baina obra horretan hasi aurretik kirolean ere inbertitu genezake errealak berak ere

ez dena elitera mugatzen eta elite hori egoteko gipuzkoa osoan zehar kirol proiektu sendo bat bideratzen du gipuzkoako mutiko guztiekin lantzen duena herri guztietan lantzen dena futbol talde txikietan

aulki batzuk gehiago ipintzea baino hori estrategikoagoa izango dela ezta iruditzen zait baina

aldundian eta hemen esaten dugu proiektuari bai

eta gu gauden erakundeetan administratiboki bideak irekiko ditugu baina diru publikorik gabe

nondik bilatzen duen baina iruditzen zaigu momentu honetan ez dela arduraz jokatzea diru publikoa horretarako bideratzea eta luze jarrai genezake eta iruditzen zaigu pertsonak helburu izatea hori dela eta hanka sartuko dugu

gure lanarekin eta gure buruarekin baina saiatzen gara gutxienez pertsonak lehenengo jartzen eta noski azpiegiturak ere egin beharko direnik baina

momentu honetan langabezian daukagun portzentaia ia ehuneko hemezortzia pobrezia arriskuan ehuneko hamara hilabete bukaerara iristeko zailtasunak dituzten familiak

iritsi dira eta gu ari gara pentsatzen anoetarako obran baina beno zer da

guztion ekonomian donostiako ekonomian gipuzkoako ekonomian ere pertsonetan inbertitzeak badu itzulera

ogasunean ekonomian ere itzulera dauka abar eta abar luze

laguntzeko prest baina arduraz eta momentu honetan horrelako obra batetarako diru publikorik ez eskerrik asko
ubera andrea amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arieta araunabeña jaunak dauka hitza

mistoa upyd taldearen legez besteko jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez hogeita bat abstentzio ondorioz jatorrizko testua ez da onartu jarraian euskal sozialisten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka

ondorioz osoko zuzenketa ez da onartu gai zerrendako bosgarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena euskal herriaren autodeterminazio eskubideari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den urizar jaunak dauka hitza

mahaiburu andrea eguerdi on

hogeita lau urte pasatu dira mila bederatziehun eta laurogeita hamareko otsailaren hamabostean

euskal herriaren autodeterminazio eskubidea aldarrikatu zenetik euskal herritarrek bere etorkizuna erabakitzeko daukaten eskubidean oinarritutako aldarri bat onartu zenetik bi mila laueko abenduaren

onartu zen estatutu politikoaren hitzaurrean ere herri honek bere etorkizuna

itun politikoaren oinarri bezala azaltzen da zoritxarrez denok dakigu itun hark izan zuen ibilbide benetan laburra izan zela bukaerarik

parean izandako botereek adostasunerako inongo borondaterik ez zutelako izan eta

hainbeste dela joseba egibarrek berak esan bezala kalea ez zegoelako ikurriñez josita

zuen jendez beteta hau da euskal gizartea ez zegoelako

euskal gizarteak ez zuelako proiektu hura bere egin gaur egun

eta hogeita lau urte geroago aldarrikapena bera argia

baina onartu behar dugu aplikazio praktikorako biderik

izan hala ere gure ingurune politikoa une historiko bat igarotzen ari da erabakitze eskubidearen ikuspuntutik eta

batzuentzat egoerarik onena inmobilismo hutsa dela

europako nazio eta estatuen arteko erlazioa aldatuko dutela eta euskal herriaz gain

eta europan jada errealitatea diren beste hainbeste herri edo naziok beraien erabakitzeko eskubidearen aldarrikapena sendotua ikusiko dutela

aukera hurbilago ikusiko dutela herrien autodeterminaziorako eskubidea

eta estatu kontsolidatuen aldetik eskubide hori praktikara eramateko traba

jarri direla kontuan izan arren azken hamarkadetan

askotan ikusi dugu gaur egun estatuak diren nazioetan eskubide hori gauzatzen ikusi dugu izatez azken

azken mendean estatu berri asko sortu dira europan ere eta sorrera horiek

hogei mendearen hasieran edo lehenengoko erdialdean

bigarrena sobietar batasuna desagertu zenean eta batzuek

zuzendu autodeterminazio eskubidea baina hirugarrena ere etorri etorriko da

europako estatuetatik etorriko da erabakitzeko eskubidean oinarriturik

jakin badakigu autodeterminazio eskubidea nazioarteko

eta oinarri askotan dagoen arren estatu askok frantzia eta espainia barne beraien konstituzioetan eskubide hori ez dagoela jasoa

eta egia da espainiar konstituzioan ez dago autodeterminazio eskubidea jasota eta ezta ere euskal herria edo katalunia nazioa direnik nacionalidad terminoa

beraien konstituzioan nolabaiteko tokia egiteko nazioak garela onartuz komenigarria ez den ateren bat

eta ez da hitz joko soil bat nazio bakarra azken finean espainiar konstituzioak onartzen duelako espainiar nazioa eta ahalak eta bi egingo ditu beste nazioen onarpena ukatzeko

hamarean kataluniako estatutuarekin gertatutakoarekin

esku hartu zuen jada aurretik beraien erakunde desberdin eta bertako gizarteak erreferendum bidez onartutako

esku hartu zuenean eta kataluniar nazio edota kataluniako nazio errealitate erreferentziak balio gabe utzi zituenean

hori da errealitatea eta horrekin da jokatu behar duguna

nazio bezala onartuko horrela jada autodeterminazio eskubidea egikaritzeko beste traba bat jartzen duelakoan

egia da espainiako konstituzioan ez dela eskubide hori agertzen

britainia handiko konstituzioan ez dagoen konstituzio horretan

eskoziaren autodeterminazio eskubidea edota kanadako konstituzion ezta ez da agertzen

baina biak ere demokrazian oinarritzen dute bere jarduera politikoa eta bietan demokrazia da oinarri basikoa zeren gure ustez besterik ez da erabakitze eskubidea

demokratiko hutsa nazio sentimendua duen gizarte baten erabaki askea subiraua dela esan nahi du erabakitzeko eskubidea izateak

horregatik garaipentzat jo behar dugu erabakitze eskubidea estatuen agenda politikoan sartzea

jada badagoelako estatuen agenda politikoan zalantzarik gabe rajoyren agenda politikoan

egongo da kataluniaren kontsultaren eguna eta nire ustez

eta aurreko hauteskunde kanpainan ere ikusi genuen presidentziarako hautagaien artean debatean ere autodeterminazio

eztabaida ere sartu zela jadanik erabakitze eskubidea estatuen agenda barruan sartua dagoelako azkenaldian izandako gertakariek

nabarmena ematea ekarri du zeren gero eta gehiagok babesten dute

gero eta gehiagok uste dute erabakitze prozesua demokrazia dela eta zentsu honetan

begiratzen dugula onartu behar dugu azken urte hauetan erabakitze eskubideak gehiengo zabala jasotzen duelako bertan

euskal herrian behin baino gehiagotan galdera egiten diogu gure buruari ea berdin

euskal herrian ere erabakitzeko eskubidearen alde gizartearen gehiengoa dago jada eta ez soilik esparru abertzalean

emaitzei begiratzen badiogu eta gure ustez ezin da

normaltzat hartu beharko litzateke erabakitzea eskubidea gizarteak orokorrean onartu eta defendatzea esparru abertzaletik

demokraziaren akats bezala ulertu beharko litzateke etorkizunari buruz galdegiteari ezezkoa

eskozian independentziaren alde eta aurka daudenak kontrakoak

nahi dute erreferenduma egin dadin aldekoak eta kontrakoak nahi dute azken finean demokraziak garaitzea hori erabakitze eskubidea demokrazia balore batzuen defentsa da eta ez soilik hauteskundeak antolatzeko arau tekniko eta burokratiko multzo bat

nola antolatu nahi duen hori erabakitzea oinarrizko demokrazia da etorkizunean

juridiko politikoan egingo diren aldaketak direnak direlakoak alde batera edo bestera izanda ere gizarteari galdetuta egingo dira soilik horrela izango dute behar duten legitimitatea eta soilik horrela gainditu ahal izango dugu gatazka

europan gauzatze haizeak dabiltza erabakitze eskubidearen inguruan euskal herrian ere ezin dezakegu ahaztu

hartzen ari direla eta gure ustez erakunde honek ere klabe horiekin bat egiten duela

erakunde honek ere inoren kontra baina gure

eskubideen alde egin behar dugu eskerrik asko eskerrik asko urizar jauna